arratsalde on berriro ekingo diogu osoko bilkurari gai zerrendako bosgarren puntua elkarrekin podemos ezker anitza talde parlamentarioak egindako

harremanetan herritarrek dituzten eskubideak bermatzeko neurriei buruz eztabaida eta behin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

digitalizazioa benetako gauza bat da hemen dago geratzeko etorri da eta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

eskerrik asko gordillo jauna eh bildu taldearen ordezkaria martínez axpe andrea

eskerrik asko legebiltzarburu andrea arratsalde on berriro guztioi gaur digitalizazioaren inguruko gaiak ditugu

herritarrak orokorrean eta hauek duten administrazio digitalarekiko harremana

trantsizio digitalaren aroan ezinbestekoa da herritarren eskubide digitalak bermatzea eta ahal den eta neurri handienean mota guztietako

desagerraraztea covid hemeretzirekin arrakala digital guztiak

digitalizaziorako urratsak herritar askoren eskubideen murriztea ekarri dutelarik artatu beharreko

eta daude oraindik ere eta guztiak era batean edo bestean

administrazio publikoak arrakala digital hauen artean arrakala geografikoa egon da ez da berdina izan hiri batean bizitzea konektibitatea ondo

edo herrietan mendi inguruan mendietako auzoetan bizitzea hara batzuetan ez delako heldu eta oraindik ere ez delako heltzen

ere egon da gailuak edukitzeko orduan eta konektatzeko orduan ez da berdina izan sozioekonomiko egoeraren arabera

genero arrakala ere emakumeak digitalizazioan ere ez gaude egoera berdinean gizonekiko

bere tartea izan du adina arrakala gure nagusiak

eta askotan daude digitalki izaten badira ematen diegun zerbitzuak batzuk gaitasuna daukate beste batzuk ez daukate eta

eskubide digitalak beste arrakala bat aniztasun funtzionala duten pertsonen arrakala da

askok ez duten pentsatzen arren aniztasun funtzionala dutenak ere

eskubide digitalak bermatzen itsuek ikusten ez dutenek gorrek entzuten ez dutenek mugimenduan mugak dituztenek

arrakalak zentzu honetan eta denek daukate eskubidea

eta arrakala hauetaz aparte administrazioak bermatu behar du digitalki harremandu nahi edo ezin duten herritarren eskubidea arartekoak

eskubide hau ez zela bermatu covid hemeretzi pandemian eta inongo legerik ez dagoela derrigorrez digitalki harremandu behar garenaren inguruan

arartekoak atera zuen txosten honek emaitza gordinak eman ditu administrazio digitalak duen egoera eta herritarrek dituzten eskubide digitalen aurrean

nork parte hartu duen eta hemen zehazki ikus dezakegu parte hartzaileak eusko jaurlaritza

bezala eta euskal erkidegoko hiru hiriburuak eta sei herrik parte hartu dutela sei herrik bakarrik barakaldo getxo irun zamudio eskoriatza eta laudiok herriak

aztertzeko dauden gai guztiak kontuan izanik gainera horrelako kasuetan

administrazio hauek izaten dira kontzientzia gehien daukatenak digitalizazioaren inguruan normalean beraz esan genezake hemen aurkezten den lanak

ikusita zein den azterlan honen lagina eta herritarren eskubide digitalak bermatu aldera diagnostiko sakonago bat egitea izango litzateke egokiena

argazkia daukaguna azterlan hau orientatiboa litzatekeela uste dugu eta baloratzekoa da baina beharrezkoa litzateke egoera erreala udalez udal

irakurri izan dugu administrazio elektronikoaren inplantazioaren balorazioa ertaina izan dela betiere lagin honetan mugatuta aipatutako lagin horretara mugatuta

gestor de expedientes zenbat erakundeetan dagoen ez dakigu adibidez zenbat udaletxetan daukate espediente kudeatzailea azterlan hori egin duten erakundeetan batzuek onartu dute

eta jakin beharko genuke ea zertaz hitz egiten ari garen udal txikietan ere badagoen eta ez dagoenetan lehenbailehen egon dadin zein den trantsizio digital hori egiteko dagoen planifikazioa

interoperabilitateari buruz

gabezia handienetako bat eta interoperabilitate gabe

eta horrek esan nahi du behin eta berriz eskatzen eta gordetzen ari garela herritarren informazioa administrazio digitalaren harremana kolokan jarriz

artxibo elektroniko bakarra azterlanean parte hartu duten erakundeek onartu dute ez dutela artxibo elektronikoa inplementatuta

edo daukaten maila baxua edo ertaina dela ahalordetzeen erregistroa edo registro de empoderamientos

egina egon behar zen baina ez omen da egin oraindik funtzionarioen habilitazioa oso baxua

moztea aldera herritarren administrazio digitalaren erabilera papera oraindik nahiago nahi dute herritarrak

atera diren emaitzak txostenetik ebaluaketa egin ondoren arartekoaren txostenean zenbait gomendio ageri ziren eta guk bat egin dugu gomendio hauetako batzuekin

genuen gure zuzenketan erdibidekoari begira bertan agertzen diren lau puntuak ondo ikusten ditugu

lehena trantsizio digitalerako estrategia bat ezartzea

bigarrena euskara hau guk gehitu genuen euskara behintzat jasotzen da guk eskatutakoa euskararen erabilera pizten duten neurri estrategikoak ezarri behar zirela eta administrazio euskara estandarizatuan

sustatu behar zela hori jasotzen da bigarrenean hirugarrena ere kzguneena jasota dago eta pozten gara ze

kzguneak hor daude eta probetxua atera behar zaie jendea

digitalki ahalduntzeko eta hor ondo ikusten dugu eta laugarrena hain zuzen da lehen aipatu dudan interoperabilitateari buruz ez

uste dugu beharrezkoa dela eta ondo ikusten dugu jaso ez diren gauzen artean hor aipatzen zen ararteko digital bat behar zela ez zen ararteko digitala zen arartekoaren azpian egongo zen beste

datuen babeserako delegatuaren antzerako bat hori ez dugu hain beharrezko ikusten hori gabe ere sinatuko genuke baina badago beste gauza bat

beharrezkoa ikusten genuena eta oso oso garrantzitsua ikusi genuena eta horregatik ez dugu sinatu puntu hau orain azalduko dudana agertzen ez delako azken puntu hau da

digitalen gutunaren onarpena bultzatzea bertan esaten genuen herritarrek harreman eta interakzio digitalaren arloan dituzten eskubide eta betebeharrak eta babes mekanismoei buruzko informazio ezagutarazteko balioko zuena herritar guztientzat irisgarri eta ulergarri den formatuan arreta berezia eskainiz eten digitalak gehien erasandako biztanleei hau beharrezkoa ikusten dugu eta azkenean

ez da posible izan diagnostikoa ere ez da sartu eta bueno ba hau

akordioan parte ez hartzea badakit aipatu dit lehen

jaunak badagoela gobernua egiten horrelako dekretu bat eta orain dagoela ikuste publikoan

martínez jaunak aipatu duen bezala dekretua etorriko da eta

benetan oso puntu garrantzitsua dela eta besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko martinez andrea

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari sailburu andrea jaun andreok arratsalde on denoi

bezala eztabaidagai daukagu elkarrekin podemosek aurkeztutako legez besteko proposamena kasu honetan administrazio digitalarekiko harremanetan herritarrek dituzten eskubideak bermatzeko

ditu beraz nire hitza hartzean saiatuko naiz gure taldearen ikuspuntua azaltzen eta hasteko aitortu behar dugu administrazio digitalak paradigma aldaketa ekarri duela ez bakarrik zerbitzu publikoak emateko moduan baizik eta administrazio publikoen funtzionamenduan beran eguneroko funtzionamenduan

oinarriak finkatu dituela ere horiek horrela euskadin hainbat tresna ditugu kasu honetan herritarrok administrazioarekin harremanetan jartzeko besteak beste web atari berezia daukagu herritarren eskarietarako

herritarren nire karpeta tresna digitala daukagu edo ordezkaritza eta erregistro elektronikoa beste hainbat ez aipatzearren el propio departamento de gobernanza pública y

beste talde batzuengatik arartekoak egindako txosten batean dago administrazio digitala eta herritarrekiko harremanak deitutakoan eta irailean argitaratua izan zena gutxi gorabehera eta honetan arartekoak eta hau bere web orritik

nabarmentzen du administrazio elektronikoa aukera leiho bat dela eskertzen ditu euskal administrazio publikoek egindako ahaleginak eta zenbait ekintza proposatzen ditu

harremana sendotzearen alde egiten dugu apustua balioan jarriz besteak beste

bi mila hogeita lau aldirako bide orria orri hau bi mila hogeita bateko maiatzean aurkeztu zen eta balorean jarri eta erabili behar dugun dokumentua da

sustatzeko bide orria eduki digitalei dagokionez euskarazko tresna azken finean aplikazio eta baliabide digitalean sustapenari dagokionez

dauka helburu beraz gure ustez balorean ipini behar dugun tresna izango litzateke eta horrela adierazi genuen erdibideko akordio honetan eta laugarren puntua

digitalizazioari eman beharreko bultzadaren erronka eta horretan denok egongo gara herritarrei administrazioarekin harremanetan jartzeko baliabideak eta aukerak ematen jarraitu behar dugu eta horretarako gai izan behar dugu zerbitzu publikoak ingurune digitalera egokitzeko

eta amaitzeko aipatutako ez ditugun lortu puntu horiek aipamena egingo diet por un lado se mencionaba

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txandan mistoak ez du hitzik hartu behar beraz erantzuteko txandara pasatuz ezta ere elkarrekin

gordillo jauna zurea da hitza brevemente

eskerrik asko gordillo jauna eh bildu taldearen ordezkaria martínez andrea zurea da hitza nik ere

martínez zatón jaunari saiakeragatik eta hemendik ere

andreari eskerrak berarekin egin nituen aurreko negoziazioak

eta botoaren azalpena bakarrik emateko guk ez dugu sinatu

eskubide eta betebeharren digitalen

sartu eta orduan pentsatu dugu hankamotz gelditu dela eta hala ere euskara eta kzguneen papera bertan onartu denez

euskal sozialistak ez du hitzik hartu behar eta euzko abertzaleak ezta ere

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu

sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

erdibideko zuzenketa gai zerrendako seigarren puntua mozioa muriel larrea laso euskal talde popularra ciudadanos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

ebazpena talde proposatzailearen txanda larrea andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu gordillo jauna barkatu zurea da hitza

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria

aitortu behar dut lehendabiziz irakurri nuenean jatorrizko proposamena ppren proposamena ba pixka bat irribarre bat egin nuen ze lehenengo puntuan eskatzen zutena zen datak jartzea proiektuari eta proiektu honek

datak ez dira falta proiektu honetan sailburu ezberdinak eman dituzte hainbat data hamazazpi urteetako abanikoarekin hamazazpi urteetako abanikoarekin

gero etorri zen arriola aurreko agintaldian esan zuen bi mila hamasei

eta esan zuen bi mila hogeita hirurako egongo zela eta orain arriolak berriz ere esan du

eta gainera geltokiak sartu gabe beraz datak

mendekoa nahi duzue igual hamarkada adostu dezakegu gero botatzen dizut bat bigarren txandan bestela bigarren puntuan eskatzen du ppk azeleratu daitezela

azeleratuta dagoena dela proposamena egin duena ze ez ez du aipatzen adibidez instituzio asko aipatzen ditu baina ez du aipatzen madrilgo instituziorik ez du aipatzen adif ez du aipatzen sustapen ministerioa

eta zentzu horretan uste dugu ez dela oso serioa hemen ere ave ave ave errepikatu du bost mila aldiz gordillo jaunak eta jakin beharko luke ave dela

baina badaudela beste batzuk horregatik esaten dugu abiadura handiko trena edo tav gazteleraz gehiago daudelako

inguruan aipatu da pasa den asteko iragarpen ustez historikoan ba eajk ere ez zituela datarik eman

iruditzen zaigu eta baita ere orain esaten ari naizela adif ez dela sartu inondik inora ppren bigarren puntuan nahiz eta bera den azpiegituraren jabea baita ere nahiko bitxia iruditzen zaigu pasa den asteko eajren iragarpen horretan ez agertzea instituziorik ezta eta bueno zentzu horretan ez dakit badirudi eaj ordaintzera doala obrak ezta azelerazioaz ari garela

jaurlaritzak iragarri duen azelerazio modu bat eta da azterlan informatiboari itxaron gabe proiektu basikoa lizitatu nahi dutela eta gure ustez hori

aldetik oso zalantzagarria izateaz gain ze kasu honetan alternatiba bat baino gehiago dago eta gasteizko lurperatzeaz ari naiz batez ere demokraziaren izenean uste dugu oso oso zalantzagarria dela ze

azterlan informatiboari eta horiek erantzun gabe proiektu basikoa lizitatu nahi duzue eta adibidez hori erantzun gabe edo ze alternatiba egingo den azaldu gabe etorri ziren eajko ordezkariak pasa den astean ematera iragarpen propagandistiko hura oso bitxia iruditzen zaigu eta bidezidor hori baino garrantzitsuagoa izan da ba nola

norbaiti bururatu zaio ideia brillantea eta da lurperatzeak ez egitea

nahiz eta teleberrietan aipatu behin baino gehiagotan behin behinekoak izango dira soluzioak baita ere bilbora ailegatu ordez basaurin gelditzen baldin bagara ba azeleratu egingo dira obrak

uste dugu desastre bat dela zentzu horretan eta bakarrik duela bospasei hilabete alkateek esaten zutena

patatekin jan behar izan dituzte patatekin eta eajk eta psek

bigarren puntuan hitz horiek ukatzen dituzte gure ustez

oso gutxi gutxiegi pasa da hasierako haserre eta ukatze faseetatik fase horretatik onarpen fasera

eaj egiten ari dena da onarpen fase hori mozorrotu negoziazio itxurarekin enkomienda zabalagoaren

baina aurrekoan esan nuen bezala uste dugu enkomienda jaurlaritzak izan dituen lekuetan ez duela egin madrilek baino hobeto

hamairu urte emango dituzue tartetxo hori egiten beraz zertara dator enkomienda zabalago bat eskatzera aurrekontutik

beraz zertarako nahi duzue enkomienda zabalago bat egia esan burura etortzen zaidan azalpen

eta galdera moduan planteatuko dut ez al da izango akaso zuei interesatzen zaizuen gauza bakarra proiektu horiek kontratu horiek norentzat doazen

ondorio presupuestarioak bai kupotik kenduko da gero bigarren txandan azalduko dut ere hori ez dela guztiz egia baina egiten dena azkenean kupotik

hori da dirua erabiltzen ez dena estatuak eaen dituen azpiegiturak kudeatzera eramaten direna eta zentzu horretan ba horrela ulertzen da hori ulertzen denean zergatik dagoen renfe azken boladan gainbehera absolutuan

bi mila hogeita zazpian pixka bat arriolak emandako data erabiltzeagatik

hartzera ikusiko duzue ba igual egun horretan ere bertan behera gelditu dela zerbitzua ez daudela makinistak matxurak egon direla

guri benetan inporta zaiguna da alternatiba bat dagoela eh bilduren ustez tren eredu

bat egon beharko litzateke mahai gainean eta zentroan tren politiken zentroan eta zentzu horretan egin dugu gure osoko zuzenketa hiru puntu dauzkana oso

lehenengoa aldirikoen transferentzia

horiek ez dira zerbitzu suprakomunitarioak eta beraz ez dago arrazoirik horiek madriletik kudeatzeko eta eajri ahaztu zaiola transferentzien borroka hori ez dakigu kontratu batzuk emateko aukeraren truke baina gure ustez borroka hori behingoz lortu beharko litzateke bigarren puntua bilbok eta donostiak badituztenez haien

uste dugu gasteizen ere aldiriko tren bat egon zitekeela gaur egun ez dagoena eta jada ez dago horretarako eskusarik ez dago horretarako aitzakiarik bi mila hogeiko abendutik trenak liberalizatuta daude europa osoan eta beraz eskatu genezake

bertan zerbitzu bat miranda gasteiz altsasu eh bildutik askotan proposatu dugu hori eta hemen arrazoi onik eman gabe bertan behera bota da

eta egingarria ekimen politikoa balego eta hirugarren puntua trenetara bideratutako aurrekontua benetan izan dadila

barne kohesiorako proiektuetarako eta ahal bada

berrerabiltzen dituzten proiektuetarako uste dut hiru puntuak oso argiak direla transferentziak zerbitzu gehiago liberalizazioa aprobetxatuz

eta trenen jada existitzen diren azpiegiturak berrerabiltzea eta gure ustez horrek osatzen du eh bilduren tren politiken funtsa

hondamendiaren aurrean ba benetan alternatiba sendoa osatzen dutela eskerrik asko eskerrik asko
fernandez de betoño jauna euskal sozialistak san josé andrea zurea da hitza

eskerrik asko san josé andrea euzko abertzaleak lete andrea zurea da hitza

eta azkena izatearen arazoa izaten da errepikatzen dugula hainbat argudio baina hala eta guztiz ere nire ikuspuntua luzatzea

edo gure ikuspuntua hobeto esanda abiadura handiko trenaren azpiegitura estrategikotzat jo zuen europak mila bederatziehun eta laurogeita hamalauko

horrela izendatu zuen europako elkargoak y vasca deiturikoa europako oinarrizko trenbide sare barruan zegoela adierazi zuen europak

beraz proiektu hau estrategikotzat hartu zuen eta finantzazioan ere parte hartu du europako elkargoak

honen hiru helburu nabarmendu zituen europak garapen ekonomikoa sustatzea europa barneko merkatua integratzea lurralde kohesioa

estrategiko hau egiten zuten eta hemendik euskaditik

izan da gai garrantzitsu bat bai arlo ekonomikoaren garapenerako gizartearen

eraginkorragoa izateko eta nola ez garraioetan ingurumen arloko adierazleak

honek beti izan du bere garrantzia baina momentu honetan deskarbonizazioaren betebeharrak mahai gainean ipinita beharra eta konpromisoa

tren sare honen lehenengo zirriborroak laurogeiko hamarkadan marraztu ziren

edo ametsak besterik ez ziren izango baina asmakizun

oso motel esan beharra dago baina planifikazioko lehenengo dokumentua bi mila batean onartu zuen eusko jaurlaritzak

eztabaidan egon da geldi egon da baina horretan ere hiriburuetako nahiak betetze aldera proposamen desberdinak eta tresna desberdinak mahaigaineratu ditugu eta egingarria den irtenbide eta benetan proiektuak aurrera eramango dituen soluzioa

aipaturiko lurralde zatikako planak behar izan zuen lana esfortzua tematia izatea eta elkarlana arlo desberdinetako erakundeekin hau da bi mila batean

trenaren sarearen abiapuntua gauzatzeko honen bitartez trenak lagunduko zuen helburu batzuk lortzen eta denboraren poderioz

honenbestez gaur egungo helburuak izaten jarraitzen dute garapen ekonomikoa mugikortasunaren eraginkortasuna gizartearen kohesioa oreka

implicadas en ello argi esan beharra dago bukatzeko dataren moldaketak eta atzerapenak behin eta berriro jasotzea benetan tamalgarria dela

sarea bukatzeko eta gure eskura dauden lan esparru guztietan jarraituko dugu lehian

joan zen asteko akordioan hiriburuetako sarrerak lurperatuak izango dira enkomienda baten bitartez egingo dira gasteizko eta bilboko hiriburuetako sarrerak behin eta

proiektu hau bukatuta eta ahalik eta lasterren martxan izateko egingo dugu lan eta euzko abertzaleen lana horra bideratuko da hemen eta madrilen

lehentasuna izan behar duela eta atzerapenak onartezinak direla proiektua bere osotasunean ulertzen dugula eta gaur gaineratu

hiriburuetako sarrera lurperatuak gauzatzeko bidea finkatuta dagoela enkomienda tresnaren bitartez

lan nekaezina egiten etsitu gabe eta madrilen lortu dituen konpromisoak gauzatzeko

adostu dugun moduan eta proiektuak abiadura hartzea benetan abiadurarik handiena enkomienda bitartez

sartuko da eta arkauteko korapiloa ere

aldi berean bilbon ere trena lurperatuta sartuko da eta tunela ere

eskerrik asko lete andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa

muchas gracias eskerrik asko martínez andrea elkarrekin podemos ezker anitza soto jauna zurea da hitza

lasai estatuak ordaintzen duela hori da pixka bat esaten zaiguna eta gezurra da gezurra da albo kalteak daudelako eta gezurra da baita diruz

aldirikoak esan dut lehen eta ez bakarrik metaforikoki gainbeheran daude literalki ere gaur eguerdian egon da luizi bat gabirian

eta zorionez ez da zauriturik egon baina egunero daude mantenimendu eskasa dela eta arazoak linea horietan eta dena da kupoaren dirua abiadura handiko trenera sartzen delako

gutxienez ez da guztiz egia zeren eta zati bat finantzazio propiokoa da enkomiendetan bi mila seikoan eta bi mila hamazazpikoan eta imajinatzen dut orain ere sinatuko dena

bakarrik deskontatzen dela kupotik zuzenean obraren exekuzioan sartzen den dirua beraz proiektuak idazteko dirua hori ez da deskontatzen kupotik desjabetzeak egiteko asistentzia teknikoak ez dira deskontatzen kupotik

badakizue hori guztia zenbat izan den orain arte daukagun enkomiendan alegia bakarrik gipuzkoako tartean

ia gastatuta daramatzagun bada berrehun milioi euro arriolak berak esandakoa erantzun idatzi batean

ehuneko hamara ez da deskontatzen kupotik asko da gutxi da ez dakit baina gezurra da dena deskontatzen dela kupotik eta beraz

horrek zenbat suposatuko dio euskal hiritarrari zenbat diru ze klaro baldin badira zortziehun milioi euro geltoki bakoitza gutxi gorabehera

iragarpenean ere ez zen inondik agertzen azalpenean beraz arabako aldundiak

erdia zuzenean hori ez da deskontatuko kupotik

milioi dena ondo baldin badoa beraz gutxienez izango dira zortziehun eta laurogei milioi euro euskal hiritarrek ordaindu beharko dutena zuzenean

oso ondo laburbiltzen duena gure iritzia eta ez da gurea pasa den asteko iragarpenean iragarpen ustez historikoan iragarpen propagandistiko horretan

fernandez de betoño jauna euskal sozialistak san josé andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea antes he hablado

eskerrik asko nire bigarren txanda honen

datu orokor batzuk berriro aipatu nahi ditut corredor atlántico forma parte de la red básica europea aporta integración

orain gogoratu nahi dut ere abiadura handiko trenaren apustua egiten dugula interesgarria delako eta denborak esango digu

ikusten dugu bizi dugun moteltasuna baina lan iraunkorra eta nekaezina egingo dugu

sarrera lurperatuak gauzatu eta azkartu egingo direla eta proiektuak enkomienda horren barruan eta deskontatzen die ere

nire ikuspuntutik jatorrizko iniziatibarekin

da zuen proposamena baina besterik ez ez dut oso ondo ulertu jokabidea baina esan beharra daukat

mahai gainean daudela eta etorkizuneko onurak jasoko ditugula

honen erantzuna seguru nago denok erabiliko ditugula zuek ere

eta nahiz eta momentu honetan azpiegitura horren inguruan inongo ekarpenik

handiko apustuetan zuen jarrera hori izaten omen da ez dut oso ondo ulertzen baina

gogoratu behar dut ere gaur hainbeste aldiz aipatu dugu hemen

eta udalerrietako plan orokorretan jasota dago ere gure lurralde antolamenduak eta hirigintzako planeamenduak berresten dute azpiegitura baina zuek ez duzue agindu hori jaso batzuetan

por mi parte nada más muchas gracias eskerrik asko lete andrea mistoa martínez andreak ez du hitz egin behar elkarrekin

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu larrea laso andrearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka sei boto alde

beraz ez da onartu jatorrizko testua jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka

ez da onartu eta azkenik euskal sozialistak eta euzko abertzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka berrogei boto alde treinta y dos contra beraz